egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako

gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena artur mas eta bere bi sailburu auzipetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria urizar jauna zurea da hitza

egun on guztioi bi mila hamalauko

kataluniako herria bere etorkizunari buruz galdetua izan zen galdetua eskari

eta argi bat bere etorkizuna erabakitzeko eskari argi bat urtez urte

berresten ari zirena egia da

gertatzen den afera bat baina horrek ez du esan nahi aintzat ez dugunik hartu behar

gure herriari zuzenean eragingo diolako horrela daukagu argi eh bildun eta horregatik

begiratu dugu begiratzen ari gara eta begiratuko dugu ere zuzenean kataluniara

nahi duten arren kataluniako egoerarekin ez dut uste jada inork uste duenik kataluniako

gutxietsi behar denik edota kataluniako ibilbidea kontutan ez denik hartu behar

urtetik hona urtez urte ari dira

eta kataluniako beste herri batzuetako kaleak betetzen erabakitzeko eskubidearen aldarrian gogoratzen dut

non bartzelonako kaleak blokeatu egin ziren

manifestazio bati erantzunez gogoratzen dut baita nola generalitateko sailburu guztiak parte hartu zuten

eta nola manifestazioan parte hartu ez arren orduko presidente zen artur mas presidenteak adierazi zuen

hartuko zuela kataluniak egin behar zuen trantsizio nazionalerako gogoratzen dut baita

kataluniako mugetatik haratago ere bere eragina izan zuela

argi adierazi zuela tamaina horretako manifestazio bat ezin zela gutxietsi

bada bi mila hamairuan berriz errepikatu zen orduan giza kate bategaz katalunia iparraldetik hegoaldera

baina bi mila hamalauan ere berriz gertatu zen orduan berriz ere bartzelonan eta ia bi milioi pertsonen parte hartzearekin

bai aldarri eta parte hartze kopuruei dagokienez beraz gauza bat argi zegoen

eskari bat zegoen katalunian aldarri bat zegoen aldarri horri

zen egin behar zena gutxienez herritarren ordezkarien aldetik eta herriak zerbait eskatzen duenean galdetzea da logikoena

eta orduan planteamendu argi bat izan zuten erreferendum bat egingo dugu erreferendum bat planteatu zuten jakiteko ea urtez urte hain aldarri ozena planteatzen zen hura ea gizartearen gehiengoak babesten zuen edo ez

jakiteko ea kataluniak estatu independente bat izatea nahi zuen

gauzak argi inor engainatzeko asmorik gabe espainiako gobernuak noski aukera desberdinak zituen baina

erabaki zuen betiko erantzunak historikoki euskal herrian ere ikusi ditugun erantzunak ematea eskaera eta negoziazio proposamenen aurrean erantzuna ezezkoa ekimen propioen aurrean auzitegi konstituzionalera helegiteak bazeukan beste aukera bat

hartutako bidea ibiltzea basakan demokraziari bide emanez

borondatea zein zen jakiteko tresnak ahalbidetzeko aukera mahai gainean jartzea baina

historian betidanik gastatu den bezala inposizioa eta indarra erabiltzea izan zen espainiako gobernuaren hautua

espainiar legedia erabiltzen da eta erabili da historikoki herrien eskubideak murrizteko espainiar legeek

ameriketako hainbat eta hainbat herrik beraien etorkizuna modu librean erabakitzeko

eskubidea espainiar legeetan oinarriturik herri hauek

eta etorkizunean beste batzuk ere izango gara legedi propioa erabiltzen du

herrien zilegitasunen aurrean eta epaitegiak erabiltzen ditu espainiak bide politikoak oztopatzeko eta noski

arerioaren arauekin eta arerioaren arbitroekin jokatzen duzunean ez dago irabazterik

aurkeztu du zuzenketa bakarra eta zuzenketa horretan adierazten du arazoa politikoa eta

eta konpontzeko negoziaketa eta paktua edo adostasuna planteatzen ditu ondo prozedura hori bai indarrean dagoen legedipean egin beharko litzatekeelarik eta berriz ere betiko tranpara jausten gara eta

baina horrekin arazoa ez dela konpontzen etorkizuna modu librean eraikitzeko edo erabakitzerik aukerarik ez badaukagu

guk ez badugu erabakitzen beste batzuek erabakitzen dute gure lekuan

horri ez zaio deitzen elkarbizitza horri inposizioa deitzen zaio

elkarbizitza ezin daiteke inposizioz eraiki elkarbizitza soilik eraiki daiteke bakoitzaren borondatearen pean bakoitzaren borondatea bakoitzak aukera daukanean alde batera edo bestera egiteko hori gaur bermatzen espainiar legediaren barruan edo espainiar legedia muga bakarra bada mas presidenteak eta

gobernuko kide izanik eta bertako parlamentuko

herriaren borondatea jakiteko tresnak jarri zituzten mahai gainean

tresna guzti horiek parlamentuan bertan onartutako

beraz legedi barruan eginiko bidea izan zen

legea urratzeko asmorik eta horren baitan egin zituzten aldaketak hasiera batean

kataluniako legediak kataluniako legeak bertan onartutako legeak

kataluniako gobernuak herriari urizar jauna itzulpen sistema

baino jarraitu jarraitu zu ez dago arazorik ezta

mas rigau eta ortegak gobernuaren kide izanda

agindua bete zutela eta jarri zituztela tresnak kataluniako herriak bere borondatea azaldu zezan

galdeketak egitea ahalbidetu zuen eta hori da

espainiar gobernuak auzipetu nahi duena galdetzea delitu bihurtu nahi du galdetzea delitu bihurtuz demokrazia tragala bihurtu nahi du ez dugu ulertzen

galdetu eskozian egin zuten eskozian bide eman zioten eta eskoziarrek

urtean urte berean erabaki zuten ez zutela

segituko edo jarraituko ez dago ez dago benetan estatu espainiarrik sortzerik

aukeratzen denean izan daiteke elkarbizitza erreal bat ez dago beste aukerarik oinarri hori onartzen ez den bitartean kataluniako eta euskal herriko gatazka politikoak mantenduko dira mantenduko dira borondatean oinarritzen ez den bitartean erabakiak mas ortega eta rigau jada badira

baina astelehenean hasiko den ekimenaren ondorioz espainiar justiziaren ekimenaren ondorioz mas ortega eta rigau

horrek ekarriko du konfrontazioa areagotzea horrek ekarriko du konponbiderik ez egotea

ez dagoelako gaur ekartzen dugun legez besteko hau onartuz proposamen bat egiten dut ganbara honi adieraz dezagun ganbara honen bitartez

proposamen hau onartuta demokrazia babesten duela adierazi dezagun argi eta garbi ozen

eta galdetzea printzipio demokratiko bezala defendatzen dugula eta defendatuko dugula beti

mas presidenteari eta ortega eta rigau sailburuei astelehenean hasiko den epaiketan

eta espero dut eskari horrek erantzun positiboa izatea mila esker eskerrik asko urizar jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna

eskerrik asko pastor jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martinez jauna zurea da hitza

egun on guztioi gaur euskal herria bildu taldetik ekartzen dute ganbera honetara

egoeraren inguruan eta bere auzipetzearen inguruan dagoen

hiritar kontsulta bat aurrera eramateagatik eta

kataluniako prozesuaren inguruan ez naiz gehiago luzatuko gaurko nire

argi izan nahi dudala geure taldearen posizioa hemen esateko en primer lugar

hacer este debate eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna

egun on guztioi gure botoa

azkenean legez besteko proposamen honetan hori eskatzen da artur mas

rigau pertsonak baita ere

bizi duten prozesu politiko eta baita ere judizial horretan gure babesa eskaini eta aldi berean espainiako gobernuari eskaera bat luzatu elkarrizketa akordioaren

herritarrei hitza ematearen aldeko apustua berretsi azkenean lortu nahi duguna da nazio ezberdinen arteko elkarbizitza politikoa eta elkarbizitza politiko horri ateak ireki behar zaizkio eta ez itxi

gogora datorkit eta eskura dudanez irakurriko dizuet bere garaian

lehendakariak hain zuzen ere berrogeita zortzian parisen publikatutako artikulu batetan

kataluniaren inguruan nire ustez gaurkotasun osoa duen artikulu bat da tituluak dio cataluña es y será eta esaten du

izan zen generalitateko presidentea hil eta handik hamalau urtera gogoeta bat luzatzen du eta esaten du

handia dutela izugarria dutela hitz hauek hain zuzen ere artur mas joana ortega eta irene rigau epaitzera doazten

honekin eta jose antonio agirrek eta

katalunian errepublika aldarrikatu zuenean eta baita ere agirre beste alkate batzuekin gernikarantz zihoanean garai hartako

errepublikaren gobernu probisionalak martxa oztopatu zuenean

bakarren batzuk gainera ezkutatu egiten dute agirrek orduan esandakoa eta agirrek orduan alkate bezala

aldarrikatu zuten euskal errepublika eta baita ere autodeterminazio eskubidea hori da agirre eta dagoen parekotasuna

katalunia bidegurutze batean dagoela baina baita ere estatua estatua ere bidegurutze batean dago eta ezin asmaturik dabil eta horretarako hemen ganbara honetan agerraldiak

izan genuen pertsona bat egia da guk deitu genuela baina espainola espainola bete betean peto petoa

bera francisco rubio llorente orain dela urtebete hil zen justu urtarrilean joan den urtean

eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz urizar jauna zurea da hitza

mila esker mahaiburu andrea pastor jauna planteatzen genituen

ezta adostasunak akordioak garantiarekin egin behar direla bestela fraude bat direlako

berrantolaketa bat berrantolaketa bat bere proiektuaren berrantolaketa bat edo

espainiaren barruan enkajea izan zezan horrek ez zituelako zatiketarik

dirudienez zatiketarik sortzen ez duen aukera bakarra da

proiektu batek demokrazia ez da hori demokrazia da aukera izatea erabakitzeko proiektu horren barne izan nahi duzun

dirudienez demokrazia plazaratuz edota galdeketak eginez zatiketa sortzen da

asumitua daukagulako aukera bakarra espainiako proiektuaren barnean izan behar dela egia da bi mila hamabiko manifestazio horretan

diadan esaten zuena independentziaren aldarri egiten zuena eta beste askok egoera sozialagatik egoera ekonomikoagatik

egia da eta bi mila hamairuan eta bi mila hamalauan eta bi mila hamabostean eta bi mila hamaseian

jada manifestazio horietan geroz eta jende gehiago egon da jada ikusten dutela

konpontzeko egoera hori konpontzeko bide bakarra bide propioa hartzea dela independentzia dela

hartu dute hautu bat eta da bide propioa egitea eta egia da katalunian sentimendu

sémper jaunak ere horrela esaten zuen eta dirudienez iraganean sentimendu

konbibentzia elkarbizitza normalizatu bat zegoen baina batzuek erabaki dutenean sentimendu horiek proiektu politiko batera eta ibilbidea egitea orduan sortzen da zatiketa beti ere marko inposatu baten barruan baina gauza bat daukagu sentimendu horiek

nola identifikatzen dira hauteskunde normalizatu batzuen baitan gehiengo argi nabari bat dago prozesu

baina hala ere irakurketak egiten dira okerrak direlako ez dela erreferenduma hauteskunde

galdetuz galdetuz baina dirudienez

solucionan los problemas eta sémper jaunari egia da prozesu judizialei errespetua zor zaie zalantzarik gabe arbitroa propioa daukazunean errazagoa da prozesu judizialak errespetatzea

delitua egin duen edo ez galdetzea delitua da ba demokrazia batean galdetzea delitua bada

besarkada bat katalunian eta beste herrialdeetan independentziaren aldeko taupada

eskerrik asko urizar jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

sémper jauna martinez jauna zurea da hitza

nire lehenengo parte hartzean aipatu ditudan josé antonio agirrek bata generalitateko presidentea eta bestea euskadiko lehendakaria frase horrekin bat egiten dute

eta nik esaten dut euskadi da eta izango da euskadi eta katalunia katalunia eta euskadi nazioak dira eta

bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea dute eta

katalanak eta euskaldunak katalanak momentu honetan berebiziko prozesu batean sartuta daude beste aldean ez zaio inor jartzen behintzat elkarrizketara alde bakarreko estrategi batetan dago ez nahi izan duelako alde biko estrategiarena apustua egin du kataluniak

ez du hitz egin nahi horregatik esaten dugu da eta izango dela cataluña es y será

bi sailburuek datorren astetik aurrera beraien jarduera eta eginkizun horretan epaituak izango diren arrazoia azkenean

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hamazazpi contra hamabi abstentzio beraz onartuta geratu da legez besteko

gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena bizitza duin baterako oinarrizko bizi hornidurak bermatzeko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu

ez dago pertsonen ongizaterik energia eta ura bezalako bizitzeko hornidurak erabiltzeko aukerarik

energia beharrezkoa da edozein etxeetako oinarrizko zerbitzuei eusteko argiztatzeko klimatizaziorako gauza funtsezkoetarako hala nola elikagaiak kontserbatzeko sukaldatzeko ala ur bero sanitarioa edukitzeko

horiek denentzako bizitza duinaz hitz egin ahal izateko

ekonomikoa langabezia prekarietatea eta energiaren prezioen gorakada ditugula batetik eta bestetik etxebizitzen efizientzia energetiko eskasa horiek dira muga edo eragozpen larriak ditugu hainbat etxeetan oinarrizko beharrizanak asebetetzeko gutxieneko zerbitzuak

egoera hori ez da onargarria hots etxe batek diru sarreren ehuneko hamara baino gehiago erabili behar izatea oinarrizko hornidura gasturako

estatuak eta euskadik oraindik ez daukate gero eta familia eta etxe gehiagok jasaten duten

espezifikorik familia guztiei duten kide kopuruaren eta urte sasoien arabera bizitzeko gutxieneko kontsumoak bermatzeko estaremos vigilantes como

sor dezala plan espezifiko bat urtero aurrekontuetan suskritua

efizientzia energetikoari dagokionez hona ekartzeko eremu ekonomiko

ahulezia energetikoko egoerak arintzearen alde sabemos

egun on guztioi energiaz asko hitz egingo dugu legealdia honetan guztion ahotan dago

enpresak ordaintzen dutena gobernuaren ahotan da garoña eta arabako gasak kaleko aldarrikapenetan

berriztagarrien aldekoen ahotan eta pobrezia energetikoa askoren ahotan bai baina gero eta jende gehiagoren larruan

urtean eta erkidego honetan hirurehun baina estimazioak dira ezingo didazue erantzun zenbat benetan zenbat dauden egoera horretan ez baitiogu arretarik ipini estimazioak bakarrik baitaude bigarren mailako arazotzat hartu dugulako

lotsa ematen zigulako edo batek daki zergatik baina ez diogu gaiari behar bezala heldu

energetiko egoeran pobrezia energetikoak hiru arrazoi nagusi ditu eta bat eta funtsezkoena pobrezia bera da

beraz ondorioztatu zitekeen pobrezia energetikoaz baino

hitz egitea egokiagoa litzatekeela hori egin ezkero ñabardura batzuk galtzen ditugu egia da aldagai orokorra pobrezia izanik argi dago pobrezia ekiditeko esfortzu guztiek pobrezia energetikoan eragina izango dutela honen inguruan

energia baliabide minimo batzuk izatea oinarrizko eskubideek behar luketen neurrian

ez baita arazo koiunturala egiturazko arazoa baita negua urtero dator tarifikazio soziala ere behar da irabazien arabera ordaintzeko

orain arte egin ez den sakoneko ikerketa egin behar da eta gero legegintza lana zentzu honetan alderdi sozialistak hainbat udaletxeetan proposaturiko tesiekin

madrilen sozialistek tarifa soziala baino

onartu duzue eta gasa ahaztu zaizue sartzen berotzeko oinarrizkoa izanik

pobrezia energetikoaren bigarren aldagaia efizientzia energetikoa da etxeetan

eraikuntzako estandarretan eta birgaitzetarako laguntzetan aurkitu dezakegu eta fakturaren ehuneko berrogeia suposatu dezake eta jasangarriena da ingurumen ikuspuntutik garrantzitsua ze efizientzia ezak eragindako gain kostuak jende asko pobreen zakura bidaltzen du edo diru pobrezian

eta hori ere asko gertatzen da hemen eta honek osasun arazoak sortzen ditu arriola jaunak etxebizitza politika birgaitzean oinarrituko direla esan zuenean gu ados gaude baina egia da pobrezia energetikoaren aldagaia sartzea beharrezkoa dela birgaitze laguntzetan

profilak nahiko argiak dira dagoeneko pobre energetikoa batik bat emakumea da batik bat heldua da batik bat

rosa rosa asko ditugu gure artean ere hirugarren aldagaia energiaren prezioa da azken hamar urteetan

ehuneko ehun baino gehiago egin du gora begira

baina hemen gai honetan barkaidazue baina hemen egurtu behar zaituztet popularrak noski baina bai sozialistak eta bai jeltzaleak ere

eta batipat argindarraren eskandaluzko prezioek

bata estatuan egon den planifikazio tamalgarria eta bestea berriz lapurreta hutsa baina jateko asko ematen dizue denoi eta ez diozue gaiari eskurik sartzen erretiro goxoak ehunka mila euroko soldatak

eta horren kontra joatea ez da erraza askori buru hitz egin dezakegu

zuen alderdietako buruak izandakoak aipatzearren bakarrik dozenaka dituzue dozenaka azkena esan da aipatuta el fichaje

zuen artean askotan mokoka ikusten zaituztet gai hauekin baina hirurak ere iruditzen zait nahiko konplizeak zaretela horregatik ezin daiteke adostu zuekin enpresa energetiko handiak

habrá que meterle mano algún día no eskerrik asko eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria grajales jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburu legebiltzarkide jaun andreok

askatasunaren eta giza duintasunaren erabilpena herritarren gizarte eta politika bizitzaren muinean dago haren izaeragatik gizaki orok merezi du giza duintasunari zor zaion errespetua en euskadi

gizarte kohesioa elkarrekin bizitzeko baliabideak eta baloreak partekatzeko modu bat da eta gizarte batean diren ezberdintasunak errespetatzeko eta ulertzeko bada praktikan jarri ahal izateak gizarte justizia eskatzen du eta halaber

eskubideak eraginkor erabiltzearen aldeko politika publikoen garapena eskatzen du gizartearen mailarik ahulenen aldeko ekimenak lagunduz

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

ez du esan nahi gai honen inguruan guztiarekin ados egon behar dugunik

ze iruditzen zait zuek kasu honetan alderdi sozialista baino gehiago alderdi asistentzialista bezala ari zaretela lanean espainian sinatu duzuen bono sozialak ez du

nik dakidanez lapurdin behe nafarroan zuberoan pobrezia energetikoaren inguruko tasak hemengoa baina askoz ere txikiagoa dira beraz nuestro entorno diozunean mesedez

ari zaren eta beste gauza bat diozu baita

hemen beste arazo bat duzula ze atzera begiratzen baldin badugu denboran hau da duela bost urtetara begiratzen baldin badugu

beraz asko eginda daukagu zer gaur egun pobre energetikoa askoz ere gehiago ditugula horretaz ari zara ez zait iruditzen ezta zertarako balio digu neurri zehatz batzuk egotea orain orduan ez zeundenak

beraz iruditzen zait zuek ere eskema asistentzialista horretatik ere atera beharko zenuketela

pobreziaz hitz egin batik bat eta nola ekidin

sartu ditzagun aldagai efiziente o sea etxebizitzen efizientzia energetikoaren aldetik eta goazen behingoz zerbait egitera

argindarraren prezioarekin argiaren prezioa baita edo energia den prezioa baitira pobrezia

hori da ukitu behar dugun aldagaia eta horren inguruan ez duzue ezer esan

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

están muy lejos otero jauna honi buruz hitz egin beharko zenukete hau esan beharko zenukete

zuk erabakitzen duzu zer esaten duzun eta nik erabakitzen dut guk zer esaten dugun zu gaur hona etorri zara zein desberdintasun dauzkagun

akordioa egon den heinean akordio horri balorea ematea nik akordioei balorea ematen diedalako

eta bigarrenik lapurdi zuberoa eta baxe nafarroa

eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna eztabaida amaituta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

gai zerrendako hirugarren puntua euskal sozialistak talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena garoñako zentral nuklearraren balizko

rojo andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko rojo anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

mila esker tejeria anderea garoñaren kontu hau

zentral nuklear zaharra atzeratuta eta arriskutsua dugu esku artean

energia nuklear osoa bezalakoa hori dela eta galdera da zergatik ezin dugu garoña itxi behin betikoz la pregunta es para qué

nahita ez eta era horretan energia nuklearrak sortu duen historia beltza behin betikoz arrisku eta mehatxu ez betetako historia

garbiei bide eman behar diegu orain herri honetan etorkizun argia eraiki ahal izateko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria ramirez escudero jauna zurea da hitza

frogatuta geratu da garoñako ekoizpen nuklearra ez dela beharrezkoa sistema elektrikorako

are zaharragoa eta are arriskutsuagoa da oraindik ere behin betiko itxi dezagun beraz ha pasado un año desde el último

ramírez escudero jauna eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

ekimenak eragin dituen gai bat baldin badago gai hori dudarik gabe garoña da

esan nahi zaigu gaiek ibilbidea dutela gu iritsi aurretik

kasu honetan bereziki da horrela hau ehun eta lau

garoñaren inguruan orduak eta orduak ematen du gaiaren inguruko agerraldiak bilkurak eta abar errepasatzea kontu zaharra garoña beraz legebiltzar honetan alderdi politikoek maiz erakutsi izan dute garoñarekiko jarrera

garoñaren ez irekitzeko jarrera duela neurri handi batean adierazpenetan elkarrekin falta zen iritzia emateko baina nabarmena da hauek ere kontra daudela

gaitasun izugarria dutela albisteak emateko eta itxia behar lukeen lehen generaziokoa den fukushimaren bikia den

zentral nuklear zorigaitzeko honek bi albiste mota ematen ditzakeela

txarrak eta esan den bezala albiste katastrofikoak berriro albiste txarrak ditugu duela gutxi segurtasun nuklearrerako kontseiluaren zuzendaritza teknikoak

baina argi izan albiste txarren metaketak eta albiste txarrak metatzen ari dira azkenean albiste katastrofikoak ekarriko dizkigula

garrantzitsua da legebiltzar honek garoñaren berrirekitzearen aurkako jarrera ahalik eta bateratuena izatea

baina azkenaldian herri mugimendutik seinalatu den bezala deklarazioetatik ekintzetara pasa behar dugu garrantzitsua da greenwashing bat ez egitea greenwashinga

ingurumenaren aldeko irudia eman propaganda egin baina atzetik kontrakoa egiten aritu enpresa energetiko handiak espezialistak dira honetan

eta proiektu berriztagarriekin argazki asko egin bitartean energia kutsakorretan asko inbertitu argazkietatik urrun hemen ere aurpegi garbitze hori asko ematen dela iruditzen zait eta legez bestekoaz haratago iruditzen zait honetaz ere hitz egin behar dugula gaur ganbara honetan

bere arloko adibideak jartzen dituzte abokatuek bereak eta ni suhiltzailea naizen neurrian suaren inguruko parabola baten bitartez irudikatuko dut esan nahi dudana

ekiditeko estali edo kontrolpean izan ditzakegu sua pizteko beroa eman dezaketen iturriak

extintoreek egiten duten moduan iruditzen zait garoñaren berrirekitzearekin

eskatzen du gutxienez ekimen juridikoak abiarazteko balio dezake beraz nahiz eta hemen onartutakoaren garapenaren inguruan duda batzuk izan nahiz eta alderdi batzuek oligopolioarekiko jarrera irmoago bat ez izan

bozka izango dugu baina gaia adi jarraituko dugu eskerrik asko eskerrik asko otero jauna

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria ramirez escudero jaunak zurea da hitza

de garoña aprovéchenla eskerrik asko ramirez escudero jauna

eskerrik asko barrio jauna eztabaida amaitu denez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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita sei boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

aurkezteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria andueza jauna zurea da hitza

alderdi popularrarekin alderdi proposatzailearekin ez zen zaila batez ere

proposamenaren oinarrian gure akordio politikoan sartuta geneukalako diagnostiko amankomun bat geneukalako eta abiapuntu moduan ona

eh bildurekin eta elkarrekin podemos diagnostiko amankomun bat

babesa edukitzeko ez bakarrik transakzioa sinatu ditugun hiru taldeekin erdibideko hau sinatu ala ez erdibideko babestu ala ez horren alde egin ala ez ez daukat inongo dudarik muinean den denak ados gaudela eta hori ez da gauza txikia hemendik aurrera plangintzaren testua eduki bezain pronto elkarlanaren momentua izango da

batzuen ala besteen proposamena edota kezka edota lana baizik eta gaurtik aurrera gai honetan

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

berriz ere enpleguaren inguruko eztabaida gaurkoan alderdi popularrak aurkeztutako legez besteko proposamenak eusko jaurlaritzari eskatzen dio erakunde arteko

aurkeztea legebiltzarrean bat gatoz talde proposatzailearekin

gizartearen ardurarik nagusiena enplegua eta enplegu eza dela guztiz ados baieztapen horrekin bai euzko abertzaleak taldea eta bai eusko jaurlaritza gure hauteskunde programaren lehen arlo estrategikoa

eta kalitate hobekoa lortzea da programan bertan ekimen eta jarduera zehatzak batzen dira más y mejor empleo helburua

alderdi sozialistak eta euzko alderdi jeltzaleak azaroan sinatutako gobernu akordioaren lehen herri zutabe nagusia andueza jaunak esan duen bezala

sailburuak urtarrilaren hamazazpiko agerraldian argi esan zuen baita

enplegu sailaren lanaz eta zereginaz gain beste erakunde batzuen enpresa munduaren eta gizarte erakundeen laguntza beharrezkoak direla elkarlana

horretarako esan bezala batzar ezberdinak eduki ditu eta edukitzen jarraituko du eragile

elkarrekin podemosek eta eh bilduk elkarrizketaren beharra aipatzen dute euren oinarrizko zuzenketetan guk ere garrantzitsua ikusten dugu eragile ezberdinekin

euzko abertzaleak taldea eta eusko jaurlaritza beti elkarrizketarako prest gaude hori bai elkarrizketa emateko alde bik gutxienez

sindikatu batzuek ez dutela hitz egin nahi izan jaurlaritzarekin ez dira ezta mahaian eseri eta beno nahiz eta oposizioko taldeek ba beno behin eta berriz errepikatu eusko jaurlaritza ez dagoela ondo lan egiten arlo honetan ez duela

autokonplazentzian jausi gabe oraindik badagoelako lana egiteko lan mordoa langabetu gehiegi daudelako eta lanean dauden askok eta askok ez dituztelako lan baldintza egokienak horregatik lanean dabil buru belarri eusko jaurlaritza baina datuak

eta tendentzia positiboa adierazten dute konparatu egingo ditut aurreko legealdiko datuak

martxan jarri zenean eta bi mila hamaseiko abendukoak desenplegu tasaren inguruan orduan ehuneko hamabost koma batekoa zen abenduan ehuneko hamairu koma batekoa puntu bi gutxiago langabetuak

eta bi mila hamaseiko abenduan ehun eta hogeita sei mila ehun eta hirurogeita hamasei pertsona okupazio tasaren inguruan

hirurogeita bat koma laukoa eta abendukoa

datu hauek eustatek ematen ditu baita beraz ez dakit nondik atera dituzun zuk zureak damborenea jauna eta gizarte segurantzako afiliazioari dagokionez

zortziehun eta hirurogeita hamalau mila berrehun eta laurogeita hamaika pertsona eta

bederatziehun eta hogeita bost mila berrehun eta laurogeita hamaika

beraz hobekuntza badago ez da nahikoa lanean jarraitu behar dugu langabezi tasa gutxienez ehuneko hamarekoa eta langileek lan baldintza duinak izan ditzaten datuek

adierazten dute bide onetik goazela aplikatzen ari diren neurriak hartutako erabakiek

ondorio baikorrak ematen dituztela y agradezco

elkarrekin podemosek ere onartu dezaketela

andrea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza

behin eta berriro entzun dugu gobernu honen ordezkari ezberdinen ahotan eta urkullu

sozial nagusi duela enplegu politiketan jaurlaritzak dituen gaitasun eta baliabide guztiak erabiliz enplegu gehiago eta

eta enplegua jaurlaritza osoaren ekintza politikoaren oinarrizko ardatz izango dela baina egia da baita ere beste behin ere enplegu gaietaz hitz egiten dugunean ba lehendakari jauna ez dela gure artean egia esate aldera

asmo hau ez da berria lehengo legealdiari ere asmo berdintsuekin heldu zitzaion argi ikusi daiteke hori antzekotasun horiek ekonomiaren susperraldia eta enpleguaren aldeko esparru programa bi mila hamalau bi mila hamasei

bi mila hamalau bi mila hamasei enplegu plana irakurrita paretsuak dira asmoak egoera berri eta testuinguru berri batean

ekonomiaren hazkundearekin batera baina aurreko urteetan baino motelago hamasei mila zortziehun langabe gutxiagorekin itxi dugu urtea bizkaia gipuzkoa eta araban datuen gora beherak egon daitezke baina horren bueltan

handi batekin ehun eta hogeita hamasei langabetu ingurutik

laneratzeko adin kritikoetan biztanleria aktiboak ere behera egin du hori damboreneak ere esan du

aktibo egoteari utzi diotelako baizik eta horrek badu eragina langabeziaren jaitsierarekin emakumeen langabezi tasak gizonezkoena baino handiagoa izaten jarraitzen du gazteak prekarietatea eta tenporalitatearen artean mugitzen dira

lan merkatuaren suspertzeak jarraituko du baina argi dago susperraldi hori gero eta apalagoa dela enplegua sortzen da bai baina kalitate txarrekoa da sortzen den enplegu hori

prekarietatea kronifikatzen ari da eta panorama ez da samurra eta ojo sektore publikoan ere jaurlaritzaren eskuetan dagoen sektorean ere egoera

langileak direla dagoeneko dirusariak ez du bermatzen pobrezian ez egotea eta egia da gauzak egiten direla eta batzuetan ere ondo egiten direla

edukita kontutan hartu behar dugu europara begiratzen dugun horrietan oso herri gutxi direla guk baino langabezi tasa handiagoa dutenak tartean txipre grezia kroazia eta espainia besteak langabezi tasetan

eta egoera honetan eta testuinguru berri honetan ekin behar dio jaurlaritzak kalitatezko enplegua sortzeko duen konpromisoari eta ez da lan erraza

enpleguaren gaia hainbat arrazoiengatik pertsona gehienon bizitzan oinarrizko elementu bat da eta zentzu honetan enplegu politika osoa integrala ezartzea izan beharko da helburua

batean barruan kokatua gizarte justiziaren eta giza garapenaren ikuspegitik aukera erreal bakarra proposamen sendoak taxutzea da

euskal herriko egoera sozio laboralari erantzun nahi badio asmo handiko jarrera batetik heldu beharko dio erronka zail horri erronka horren erabateko eraldaketa

horregatik guretzako hiru eskuartze lerro izan behar lituzke enplegurako estrategiak enplegua sortzea publikoan pribatuan eta anbito kooperatiboan publikoan egon daitezkeen aukerak probestuz lana banatzea eta dauden enpleguen lan baldintzak duintzea eta ikuspegi horretatik heldu genion guk alderdi popularrak aurkeztutako ekimenari gure ustez pixka bat motz geratu den ekimen horri zeren nik uste dut oinarrian denak ados gaudela baino ez da

eta badira aurreko esparru programa horretan eta horren azpian dagoen enplegu planean azpimarratu nahi nituzkeen zenbait elementu gaurko eztabaidarekin gogoratu beharrekoak eta gaur eztabaida honetan dugun posizioarekin ere

lehenengoa da aurreko planaren ebaluazioa eta nik uste dut horretan ez naiz luzatuko zeren adostasuna badugu ez plana berak aurreikusten zuen

eta ex post edo deitzen den beste ebaluazio bat

orain tokatuko litzaiguke ebaluaketa horri ekitea

eta jarraipen mekanismoak egokiak edo izan diren balioztatzeko edo ez plana programa marko horretan kokatzen denez gure iritziz

ebaluatu beharko litzateke eta hortik abiatuta baita ere enplegu plan hori

horren emaitzak eta gaur egun dugun diagnostikoan zehatzak izanda horrek plan berri hori sortzeko oinarriak eman beharko lizkiguke ez dakit zein izango den markoa

agertzen zen lanerako plan estrategikoa plan markori lehendakaritzatik

hortik nola eraiki nola eraiki plan hori eta horretarako

un reto de país parte hartzearen eta gardentasunaren aldeko apustu garbia ere egiten zen plan horretan eta aukera ematen zuen planak behintzat aukera ematen zuen gero ez dakit ados ea egongo garen

parte hartzeko aukera ematen zitzaien esaten zen plana irekia eta integratzailea zela beste irekia zegoelako

guk planteatutako zuzenketak eta ondoren elkarrekin podemosekin adostutako erdibidekoa ez da beste oinarrietan finkatu

denon parte hartzea gardentasuna lankidetzarako oinarriak baino itxuraz ba ez da akordiori egongo ez eta beste behin

nik sentsazioak daukat honetan juan palomorena egitea erabaki duzuela alegia yo me lo

andrea erantzunen txandara pasatuz damborenea jauna

económica y socialmente eskerrik asko damborenea jauna elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea en fin

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzar buru andrea

gaude zelan ez langabezia eta lan eza gizartearen ardurarik nagusienetarikoa da eta gurea

zelan ez hori da gure ardurarik nagusienetarikoa eta

ez dela erreza dagoen egoerari buelta ematea

amaitzeko eh bilduren ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza